osoko bilkurari gai zerrendako seigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena balizko

ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

uriarte andrea dakizuen bezala urriak hogeita bian etxe honetan eztabaida bat izan genuen balizko hezkuntza akordioaren oinarrien inguruan pentsatzen genuen urriko hogeita biko monografiko ostean gobernua mugitzen

hezkuntza komunitateko gehiengoaren artean eragindako haserrea eta ezinegona

baina ez ez da hala izan pentsatzen genuen ere interlokuzioak irekiko zituela eta elkarrizketan sakonduko zuela baina ekibokatuak

pentsatzen genuen nahiz eta ordura arte gobernuak etxe honetako taldeekin harremanik ez izan

zitezkela baina ez ez da hala izan pentsatzen genuen ere

eragile desberdinek modu bateratuan abendu inguruan edo izan zen egindako adierazpenaren ostean besteak beste eskatzen zuten oso minimoa den kontu bat diagnostiko partekatu bat egitea ba pentsatzen genuen horren ostean ere gauzak aldatuko zirela ekibokatuak geunden pentsatzen genuen ere gobernua hasiko zela baldintzak sortzen akordioa laguntzeko pentsatzen genuen baldintzak sortzeari ekingo ziola baina ez ezta hori ere orduan askotan

ni gobernua izango banintz edo gu gobernua izango bagina edo gobernuaren paperean jarriko bagina

gure helburua pentsatu nahi dut oposizioan egiten dugun gauza bera egingo genukeela gobernuan edo behintzat hori nahiko nuke

iruditzen zaigu hori dela gobernuaren papera

minimo minimoa dela saiatu identifikatzen desadostasunak non dauden eta adostasunak non dauden gero guztion artean zoru komun bat eraikitzeko neurriak abian jartzeko

geroragoko utzi behar ditugun eta bitartean baldintzak sortu

neurriak ezarri desabantailan dauden ikastetxeak besteen parean jartzeko irakasleen egonkortasuna bermatzeko ikastetxeen autonomia egiazki

baina batez ere ikastetxeei hezkuntza komunitateari entzun eta kasu egin hezkuntza komunitatearen joan horrekin bakarrik pentsatzen dut asko aurreratu genezakeela baina guzti hori zertarako zertarako gizarte kohesionatuena izateko

gizarte ikasia izateko baina gu ez gara gobernua eta nahiz eta ez garen gobernua orain arte bezala eta gaurkoan bezala ekimenak aurkezten jarraituko dugu proposamenak egiten jarraituko badakit ez diguzuela sinesten badakit gure artean ez dagoela konfiantzarik baina zin dagizuet

egiten ditugula ekimenak baita gaurkoa ere gure herria maite dugulako hezkuntza sisteman sinesten dugulako hezkuntza pasioz bizi dugulako

eta badakigu dena ez dugula ondo egiten gabezia asko ditugula perfektuak baina gu ikasteko prest gaude bide bat egiteko prest gaude gainerako eragileekin eta komunitatearekin zeren zerbait ganoraz egin nahi baldin badugu

guztion artean egin behar da zeren bestela emaitza izango da izango

eta modu bakarra delako modu bakarra delako beste hamarkada pare batetarako gutxienez izango den hezkuntza akordio bat erdietsi nahi baldin badugu eta hemen ez dago bidezidorrik ez dago atajorik

edo gure kontua hau ez da zuek edo guk

zorionez beste eragile batzuk ere badaude eta denon kontua da modu partekatuan kooperatiboan proiektuetan lan taldean

egiteko askotan hezkuntza aldarrikatzen dugun pedagogia eta metodologia aurreratu horiek ere politikan

iruditzen zait abiapuntu polita izan zitekela aldarrikatzen duguna guk praktikatu eredu emanez ondo

osagaiak ondo aukeratu osagaiak landu maitasunez patxadaz sukaldatzeko emaitza onak izateko zeren bestela lortuko dugun emaitza

epe motzekoa izango da eta ez gaitu inora eramango eta hezkuntzak eskatzen du lehen esan dudan bezala eta berretsi nahi dut maitasuna eskatzen du

eskatzen du hezkuntzak dedikazioa eskatzen du hezkuntzak sinestea konbikzioa eskatzen du

aldatu dira aldatzen ari dira gainera gero eta azkarrago aldatzen dira gero eta erronka konplexuagoak ditugu eta gu gu non aurkitzen gara

guztiok gure lubakien ezin ikusien korporatibismoen alderdikerien eta gaurko eztabaida ere horren lekuko izan daiteke

eta iparra galtzen ari gara iparra galtzen bitartekoak helburu bilakatzen

eta datozen urteak oso bortitzak izango dira oso bortitzak izango dira jaiotze tasaren beherakadaren ondorioz

orain arteko guda sosak

bilakatu daiteke umeak bereganatzeko eta zozketatzeko guda tristea eta

gauden gurpil zoro horretatik atera beharko ginateke gauden bide horretatik atera beharko ginateke

dauden sustraiak atera eta sustrai berriak sartzeko horretarako guztiok galdu behar dugu guztiok irabazteko guztiok irabazteko kalitatezko hezkuntza unibertsal doakoa hezkuntza eskubidea bermatu ahal izateko ikasle guztiei ikasleen mesedetan eta batez ere eta bereziki gizarte honen mesedetan alegia

hezkuntza ez da helburua sareak ez dira helburuak

eskubidea ez izateaz gain gezurra da ez dira helburuak guzti horiek bitartekoak dira bitartekoak dira herritar orori hezkuntza eskubidea bermatzeko ahalik eta kalitate handienarekin eta baldintza hoberenetan

bitartekoak eta helburuak terminoak desberdindu behar ditugu argi izan behar ditugu

zeren iruditzen zait terminoetan nahasten ari garela zertarako eta zeintzuk dira gure helburuak herriak eta auzoak ez zatikatzeko

herri ikasia izateko finean bestelako kultura bat eraikitzeko

sakontzeko hemen ere falta zaigun kultura politiko horretan ere sakontzeko ze azkenean herri hau ez delako ez zuena ez gurea ez inorena

eta horretarako ezinbestean hezkuntza bai edo bai hezkuntza behar da hezkuntza egoera antolakuntza hobetzea eskatzen du eraldatzea eskatzen du guztion hobe beharrez berandu baino lehen

merezi dugulako herritarrek merezi dutelako aukera bat eta aukera horrek eskatzen du bai edo bai esan dudan bezala hezkuntza hobetzea eraldatzea antolakuntza egoera oro har eta berriro diot berandu

berandu goaz proposatzen duguna da finean beste aukera bat

hori da eskatzen duguna beste aukera bat elkar lanerako horretara etorri gara zertarako esan ditugun gauzetarako

egiteko osatzeko erreala eta zintzoa bere gordintasun osoz izan ditzakegun desadostasunak eta adostasunak identifikatzeko konfiantza lantzeko eta elkarguneak bilatzeko eta gero ondorioak jasotzeko

dugun egoerari aurre egiten hasteko epe motzera epe ertainera eta epe luzera eta horrela oinarriak ezarri eta neurriak erdiesteko eta gaur hori da finean eskatzen duguna beste aukera bat

guztion artean modu partekatuan eskerrik asko ubera

zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra

eskerrik asko de bengoechea andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

pastor jauna elkarrekin podemos martínez zatón jauna zurea

esan den bezala joan den urriaren hogeita bian legebiltzarreko hezkuntza batzordean gobernuaren eskarien

akordiorako oinarriak dokumentuari buruzko saio monografikoa bat egin genuen

eztabaida bakarra izan zen ganbera honetan hori da lehenik eta behin arreta deitu behar digun lehenengo gauza hezkuntza lege berri bat egiteko eztabaida parlamentario bakarra goiz batean arina

faltsuen bidez aurrera eraman zena gure taldeak egun horretan

hain prozesu txar baten aurrean berriro hasteko beharra hain partehartze eskasa izan zuen

berriro hasteko beharra diagnostikorik eta amankomunezko diagnostikorik gabeko prozesu baten aurrean berriro hasteko beharra

eraginkor bat eratzeko denen artean diseinatutako prozesu bat behar dugu eta ez gobernuak diseinatutako prozesu bat eta amankomunean eraikitako diagnostikoa batetik abiatuta egiten den

prozesu horren beharra gure ustez oraindik

behintzat diagnostikoan heltzeko

martxan jarraitzen duen prozesu honekin hezkuntza publikoa sendotzea edo bi sareen

segregazioarekin amaitzea nori interesatzen zaio lege berri bat aprobatzea zergatia jakin gabe ze zentzua dauka horrek parte hartze

eta ez du ezer aldatu sinatu zen akordio hori alderdi popularrarekin bai ingeleseko gauza horiekin baina beste gai gehienetan pp rekin heldutako

bengoechea andreak azaldu du dituzuen talkak zuen bi ereduen artean baina egia da gaurko eztabaida ez dela dokumentu horri buruz

euskal herria bilduren proposamenaren alde egingo dugu eta egingo dugu

lan talde bat garatzea diagnostiko amankomun bat egitea eta legebiltzar honetan eztabaida sakon bat egitea hori eskatzen du gaur eztabaidatzen ari dugun

eztabaida sakon baten kontra diagnostiko amankomun baten

noski gure ideiak ditugula eta gero ba kontrastatuko ditugula

ereduan eta puntu askotan ez dugu akordiorik izango baina zergatik ez gara saiatzen amankomunezko diagnostiko bat

sistemaren egoerari buruz diagnostiko zientifiko bat baina parlamentuan ere eztabaidatuta landuta eta

desadostasunak ditugun gai baten aurrean hain garrantzitsua den gai baten aurrean zergatik presa daukagu zergatik bai ala bai akordio

parekidetu zenean helburuak izan behar dira hizpide

arazo larri bat hezkuntza sisteman ez dugu betetzen nazioarteko erakundeak esaten duten

behar dugu sarritan hitz egin dugu horri buruz hezkuntza batzordean demokrazia zabaldu behar dugu eskoletan ez dago demokrazia sistema eraginkor bat eskoletan aldaketa sozialei hezkuntza berrikuntzari erantzuna eman behar dio hezkuntza sistema

baina behintzat horiek dira gure beno zazpi zortzi proposamen horrela

guztion artean egindako lan bat behar dugu

lehenago akordioak egiteko hori da eskatzen dena horren alde egingo dugu eta nire ustez

izango zen hezkuntza arloan parlamentu guztiaren adostasun edo adostasun zabalak lortzea

ezin dugu onartu hezkuntza eragile garrantzitsu asko kanpoan uzten duen

akordio bat eta lehen esaten nuen bezala akordio hori ikusita ez dut nahi imajinatu momentuz nolakoa izango den baliozko lege hori

esaten dugu momentu honetan gu prest gaude eztabaidarako

hori bai eskola publikoa ardatz bezala izaten duen akordio

horiek nik uste dut oso eredugarriak izan ahalko zirela gizartearentzat eta momentu honetan alderdi politiko ezberdinen artean
akordio horiek behar ditugu hezkuntza sistemaren etorkizuna bermatzeko eskerrik asko eskerrik asko

lehendakari sailburu arratsalde on guztioi beno gaurkoan legebiltzarreko araudia eskuan hartuta

ustez hezkuntza akordiorako oinarrietan sakontzea xede izanda diagnostiko konpartitu bat osatu desadostasunak eta adostasunak identifikatu landu

zioen azalpen luze luzea aurkezten du bere argi ilun guztiekin lantaldea eratu nahi du ustez taldeek iritzi eta jarrerak mahai gainean jartzeko

eztabaidatzen ari gara hezkuntzarekin zerikusia duten kontuak eta esango nuke aski ezagunak direla euzko alderdi jeltzaleak

lehentasun eta erronkak eta ez ditut eztabaida ezberdinetan esandako guztia gogora ekarriko

artxiboak baina bai egin nahi nuke guretzat funtsezkoak diren ezaugarrien inguruko laburpen bat behin eta berriro esan dugu

eta ondorioz herri gisa dugun erronka nagusienen artean

hezkuntza ikaslea sistemaren erdigunean jartzen dugu ezin du beste modu batean izan behin eta berriro esan dugu sistema etengabe aldatzen ari den gizartearen premietara egokitu behar dela

ari den politika izan behar dela hezkuntzaren helburua noski heziketa integrala eskaintzea dela herritarren eskubidea dela kalitatezko hezkuntza jasotzea eta aldi berean hezkuntza administrazioaren betebeharra dela kalitatezko hezkuntza hori eskaintzea

hezkuntza zerbitzu orok printzipio eta balore guztiak izan behar dituela gogoan behin eta berriro esan dugu euskal hezkuntza sistema osoan

sare guztiak hartzen ditugula aintzat eta behin eta berriro esan dugu familiek beren seme alabentzako aukeratu nahi duten proiektua aukeratzeko

euskara ardatz duen sistema eleanitza dela gure erronka baliabide ekonomikoen kudeaketan gero eta eraginkorragoa egiten duen sistema eta hezkuntza administrazioa nahi ditugula berrikuntza teknologikoaz haratago metodologien etengabeko berrikuntzan diharduen sisteman sinesten dugula eta hainbat eta hainbat ezaugarri gehiago

gaurkoan baina bada bat gutxienez ahaztu nahi ez nukeena eta zein da bueno ba eskumen defentsa orain arte esandako guztia gauzatu ahal izateko

eta hezkuntza arloko hezkuntza eskumenen defentsan egin dugula eta egingo dugula aurrerantzean ere kontu hauek eta askoz gehiago hezkuntza arloko oinarriei buruzko monografikoan urriaren hogeita bian izan genituen

zehaztasun handiarekin ehun proposamenetik gora aurkeztu zituen gure legebiltzar taldeak eta hor aurki dezake bengoechea andreak zer den euzko alderdi jeltzaleak uste duena hor dago guk

finkatzen ditugun lehentasunak hor daude hor daude gure erronkak eta modu errazean ulertzeko moduan jasota utzi genituela egun hartan aniztasunaz eta kultura artekotasunaz hitz egin genuen aukera berdintasunaz inklusioaz ekitateaz gizarte kohesioaz

ikuspegi eta erakunde desberdinetatik erantzuna eman beharraz eskolatze prozesuei buruzko araudiaz

matrikula bizia sare desberdinetan modu orekatuan bideratzeaz atzerritik etorri berri diren ikasleek dituzten premia desberdinei erantzun egokia emateaz

bikaintasunerantz egin beharreko urratsak identifikatzeko aukera

hitz egin genuen zailtasun bereziak dituzten ikastetxe eta ikasgelei modu berezian

eta tokian tokiko errealitate desberdinei erantzun egokia eta egokitua emateari buruz hitz egin genuen hezkuntza arloko profesionalei buruz hitz egin genuen familiek neska mutikoen prestakuntzan daukaten garrantziari buruz

teknologiari buruz hitz egin genuen ikastetxeetan egonkortasuna areagotzeko proposamenei buruz lan eskaintza publikoez ordezkapenez bitartekoen

hitz egin genuen irakasleen hasierako prestakuntzaz eta etengabeko prestakuntzaz hizkuntzez eta ebazpen proposamenek horietan guztietan jasotako gogoeta eta proposamenek erakusten dute gure ustez hezkuntza sistemak

joan beharko lukeen zein hezkuntza sistema nahi dugun eta sistema hori lortzeko zein bide jorratu behar ditugun eta hor dago gure iparra euzko alderdi jeltzalea behintzat ez dago iparra galduta iparra ondo zehaztuta dauka iparra zehaztasunez finkatu zuen monografiko horretan eta uste dut ulertu nahi duenak

ubera andreak ekimenean dioen bezala sakonagoa eta patxadazkoagoa izan behar zen eztabaida hura horri buruz ere eztabaida genezake dakidan bakarra da egun hartan eh bilduk ez zuela

aukera paregabea galdu zuela ez zuela gaian sartu nahi izan

eta ez zela ausartu bere proposamenak idatziz jartzera gauza bakarra esan zuen eh bilduk ados ez zegoenez atzera bota beharreko dokumentua zela eta gure taldearen ustez legebiltzar taldeok aurpegia eman beharra dugu ados gaudela edo ez gaudela ados esateko baina beti

eta ez aitzakiak bilatuz eztabaidagai dugun ekimenaren zioan argudio zerrenda luze luzea ematen da lantaldearen eraketa justifikatzeko adostasun zabaletan hitzaren beharra legeak iraunkorra eta egonkorra izan behar duela eta baieztapen horietako askorekin nik bat nator egokiak direla iruditzen zait baina beste

bada bat gure ustez oso harrigarria dena eta ekimenaren asmoa ondo laburbiltzen duena

zera dio sistema bere osotasunean ezbaian jartzea gu prest gaude egokitzapen edo hobekuntza izan ditzaketen gaiei buruz hitz egiteko orain arte prest egon garen bezala baina ez duguna

oraindik hartu gabe dagoen honetan eta hitz egiten hasi aurretik bertatik erabaki izana sistema osoa ezbaian jarri behar dela

egokiena ezta zintzoena ere ubera andreak aipatu du nahasmena

askotan erabili dut kontu hori batzordeetan uste dut benetan hainbat eztabaidatan konfunditu egiten dela helburua eta bitartekoa eta helburua nik uste dut argia dela helburua hezkuntza eskubidea bermatzea da kalitatezko hezkuntza eskubidea bermatzea ondare publiko bat delako eta bitartekoa hezkuntza politikak dira unean unean abian jartzen diren hezkuntza politikak eta hezkuntza politika horiek garatzeko behar diren

hortaz guk argi daukagu zein den helburua eta zeintzuk bitartekoak

eta komunitatearekin dauka zerikusia hezkuntza komunitatea esaten da hezkuntza komunitatea aurka dago bai ubera andreak eta baita jaunak ere baieztapen hori egiten duzuen bakoitzean

hezkuntza komunitateko eragile diren hainbat kolektibo mesprezatzen dituzue izan ere zatia eta osoa konfunditzen dituzue

prozesu osoan aniztasuna nagusi izan da logikoa denez eta hala behar duelako sentsibilitate ezberdinak egon dira ordezkatuta ikuspuntu ezberdinak egon dira ordezkatuta iritzi trukaketa nagusi izan eta gehiengoaren aldetik

are gehiago esango nuke zenbait eragilek prozesuan parte hartu eta ekarpenak egin arren azken dokumentua ez babestea erabaki zuten nahiz eta beren ekarpen asko eta asko dokumentuan jaso diren hortaz ez da egia martínez jaunak esaten zuena eragileen

eragileen hainbat ekarpen kontuan hartu dira euskadiko eskola kontseiluaren ekarpenak ere kontuan hartu dira hortaz batzuk nahiago izan dute parte hartu eta azken autobusetik jaitsi beste batzuek aldiz are okerrago erabaki zuten prozesuaren hasieratik bertatik gogoetatik kanpo geratzea

jokatu zuten modu horretan ez dirudi modurik

baldin eta hezkuntza komunitatearen partehartzea behin eta berriro eskatzen baldin badugu ganbara honetan eta aukera dagoenean
zenbait legebiltzar taldek bezala kale egiten badute besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
berriozabal anderea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

ez dut ulertzen begira hemen bakoitzak tematu daiteke behin eta berriro eztabaidetan bakoitzak bere eredua zein den azpimarratzen baina horrek ez garamatza inora ere ez egibar jaunak esaten duen bezala bueltaka eta bitartean urteak galdu eta

mendeko gizarte bati erantzun ezinean horrela aurkitzen

zerbait ez baldin badaukat da ez daukadala hitz egiteko arazorik bustitzeko arazorik

parte hartu genuen guk baloratu genuen guk eztabaidatu genuen hori bai guk ez genuen bozkatu nik ez daukat gaitasunik

hezkuntza osoaren egoera baten aurrean horri erantzun bat emateko iruditzen zait gauza askoz ere serioagoa dela

politiko bat eskatzen duela eta beste ardura batekin jokatu behar dela agian ez gara prest egongo eta nire akatsa izango da baina goiz batetan

mesedez eta hemen nola eman zen prozesua

ez zuten hezkuntzako eragileek parte hartu hartu zuten hezkuntzako norbanakoak

egon ez zen balorazio bat egin ere indarrean den markoaren inguruan oinarrizkoa ez

minimoa dela begira guk ez dugu txeke zuririk emango

parte hartu nahi dugu guk beste lanketa bat egitea proposatzen dugu baina guk ez dugu nahi bakarrik guk parte hartzea eta alderdi politikoak parte hartzea guk nahi dugu hezkuntza komunitate osoa ez zati batek osoa gizarte ekimenekoak ikastolak

guztiak beharrezkoak ditugulako begira eta gero zuek ez baduzue parte hartu nahi pastor jauna zilegitasun osoa duzue eskubide osoa duzue ba eajk ekartzen dizuena sukaldatuta

eskubide osoa daukazue horretarako baina gu horretarako ez gaude prest guk parte hartu nahi dugu oso gauza serio baten aurrean gaudelako

bai hezkuntzan agerraldi asko izan ditugu agerraldiekin badakizu zer gertatzen den eskatu nituen ez dakit zenbat agerraldi hizkuntza

saiatzen ari naiz bide desberdinetatik guztion artean idatziz batzordeak txosten bat egiteko ez dago modurik

nik lana egin nahi dut ondo egin nahi dut hurrengo etorriko direnak ere oinarri bat izateko eta denbora ez galtzeko bai orduan

garbi esan dut adostasunak desadostasunak identifikatu eta gainera

ikusten dugu egunerokoan esango nuke ia mundu guztia ados dagoela mundu guztia desadostasuna datoz gero horri nola aurre egiten diogun neurrietan

egoera oso konplexua daukagu oso oso konplexua

langileen sektorean etengabeko gatazkak segregazioa areagotzen ari da aukera berdintasuna galtzen ari da bi abiadurako hezkuntza sistema egonkortzen eta sakontzen ari da euskararen gaitasunean emaitza gero eta kaskarragoak dira

handiagoak herenegun programa bertan bera utzi behar izan duzue orain zatozte eskola jantokien proposamen batekin

duena eta esaten digu berriozabal andreak eskumenen defentsan ari direla iparra dutela iparra duzue zuen eskumenen defentsan ari zarete

norekin egin zenuten ustezko sasiakordioari alderdi popularrarekin atzo senatuan bertan gernikako estatutua indargabetzea proposatu zuen horrekin transferentziak eman nahi ez dituen

indarrean sartzen duen horrekin gure hizkuntza erasotzen duen horrekin eta hori da gure eskumenak defendatzea

hori da zuen iparra zuen iparra hori bada gurekin ez kontatu zeren hori ez da gure iparrorratza hori ez da iparrorratza eta hemen

alderdi popularrarekin ere baina hezkuntzak eskatzen du bestelako hausnarketa bat eskatzen du serio hartzea gure gizartea serio hartzea

eta guztiok merezi dugun aukera berdintasuna emateko bere bizitza proiektua eraikitzeko eta ikusi zer panorama daukagun egoera oso konplexua da etxe barruan eta etxe kanpotik datorkigun eraso guztia beraz

ondo findu behar dugu orduan hemen bakoitzak ikusiko ditu

baina hemen minimo minimoa da minimo minimoa da hezkuntza komunitatea entzun eta kontutan hartzea eta hezkuntza komunitatea ere eskutik joatea guztiekin

eskerrik asko ubera anderea euskal talde popularra de bengoechea anderea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko bengoechea anderea euskal sozialistak pastorrek ez du hitzik hartu behar

arratsalde on berriro ez daukat gaur hainbesteko indarrik horrela defentsa sutsu bat egiteko baina saiatuko naiz

gure posizioa lehenik eta behin esan behar dut esan du

argudiatu duzu hezkuntza sistemaren defentsa honetan eta gauza bat da akordio konkretuak eta

daukazuen etorkizunerako akordioa hezkuntza sistemarako da alderdi popularrarekin eta badakizue zer gertatu zen atzo espainiako senatuan eta badakizue

mozio horren kontra eginez eta ez dakit hori

educativa ia eskola publikoko eragile guztiak kanpo geratu ziren

izan zen prozesutik kanporatu zuenak edo bestela galdetzen diegu sindikatuei bai

banan banan gustatzen zaizun bezala berdin zait nahi duzun bezala galdetu sindikatu guztiei guztiei eh ea zer esaten duten akordio horri buruz eta gero esan duzu aukera

akordioa bilatzeko zer da eajk eusko jaurlaritzak

nik uste dut ezetz nik uste dut guztien artean adostutako prozesu bat egiten badugu askoz

eraginkorra izango litzatekela etorkizunerako bai ala ez nik uste dut baietz

baina diferentzia horiek ezin ditugu landu lege proiektu bat ekarri baino lehen zein da lege proiektu horren helburua gero bengoechea andreak esan duen bezala noiz etorriko da zeren

urte honetarako dago jarrita zuen gobernuaren plangintza noiz etorriko da eta zergatik ezin dugu landu diferentzia horiek lege proiektu hori ekarri baino lehen zergatik ezin dugu landu aldez aurretik bai talde parlamentario desberdinen artean eta bai eragile ezberdinen artean hezkuntza publikoko eragile ia gehienen ezezko borobila dauka akordio hori

zer egin dezakegu hezkuntza sistemaren erdia horren kontra badago zer

eta gutxi gehiago nik uste dut beste aukera galdu baten aurrean gaudela proposamen hau eta beste

pasaden astean edo aurrekoan ere gure taldeko proposamen bat eztabaidatu genuen hezkuntza sistemaren doakotasuna bermatzeko eta ere

nire taldetik gero ere ekarriko ditugu ekimen gehiago zein izango da borondatea akordiorako prest gaude baina

alderdi sozialistan eta eajn non dago borondatea hezkuntza sistemaren etorkizunerako akordio bat bilatzeko nik ez dut ikusten

gracias eskerrik asko martínez zatón euzko abertzaleak

esandakoa berretsi nahi dut euzko alderdi jeltzaleak batzordean egindako monografikoan mahai gaineratu zituen idatziz

guk behintzat dagoeneko jarri ditugu zeintzuk diren gure ustez hezkuntza sistemaren erronka nagusiak guk jarri dugu paper gainean zeintzuk diren gure ustez lehentasun nagusiak eta ustez hori da gaur eratu nahiko litzatekeen lan talde horretan egin nahi den ariketa eta guk ariketa hori eginda daukagu aspaldi hilabeteak igaro dira ordutik hona

ez daukagu inolako arazorik horretarako baina zuek oraindik aurretiazko ariketa hori egin behar duzue zuen ustez erronkak eta lehentasunak zeintzuk izan behar diren baina zer egin zenuten monografikoaren egunean ba eh bilduk kale egin zuen berriro

jolastu nahi ez eta baloia joko zelaitik kanpo bidali nahi izan zenuen

eta aukera izan arren ez zenuten gaia landu eta ez zenuten bozketan parte hartu eta zuk esan duzu hogei minututan nola konpon daiteke euskal hezkuntza sistema osoa noski inork ez du hori esan hori inork ez du esan guk ehun ebazpen proposamen eraman genituen landuta ez genituen hogei minutuan landu zuk gauza bera egin zenezakeen baina ez zenuten gauza bera egin txanda pasa egin zenuten joan den ostegunean egin zenuten igual igual ezkutatuta eta iritzirik eman ez

eta uste dut herri erakunderen bat zuzentzeko helburua duen alderdi politiko edo koalizio bati askoz ere erantzukizun handiagoa eska dakiokela

dute ez guk gaur aldiz ubera andereari jolasteko gogoa esnatu zaio beste baloi bat jarri nahi du joko eremuan gainontzekoei ez digu galdetu ia jolasteko asmorik dugun ala ez eta

baina konfiantzak ezin dira modu artifizialean lantalde batean sortu konfiantzak

erakusten den jarrerarekin esaten denarekin esaten ez denarekin hitzekin isiluneekin

bizitzako harreman guztietan gutxi gorabehera antzeko funtzionatzen duela eta gurekin behintzat ez duzue konpartitu lantalde honen beharra edo egokitasuna burura etorri zaizue aurkeztu duzue eta gaur eztabaida gai dugu eta

une egokia ere jaurlaritzak lantzen duenean hezkuntza komunitatearekin batera

zerbait zehatzaren gainean hitz egiteko aukera eztabaidatzeko aukera eta akordioetara iristeko aukera eta eskumenen defentsaz ere hitz egin nahi izan du ubera andereak eta

eskumenen defentsan euskal erakundeen defentsan bakarrik egin behar izan du euzko alderdi jeltzaleak bakarrik beno orain agirre ardanza ibarretxe oso onak ziren

baina eh bildukoak zertan zebiltzan gogora ekarri behar dugu berriro hona ez dut egingo ez dut egingo lasai zaitez baina ez dut gogora ekarriko zertan zebilen eh bildu orduan guztian baina ez daukat denboran oso oso atzera egin behar
mesedez mesedez isiltasuna

egin behar atzera ez dago premiarik duela oso gutxi

primeran dakizue zer egin zuen eh bilduk madrilen zer egin zuen purrustaka

zuzenketarik ez proposamenik ez nor egon zen euskal autogobernuaren eta gure eskumenen defentsan berriro ere euzko alderdi jeltzalea zuek kale
eskerrik asko casanova mesedez zure txandarik ez da mesedez

jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu eh bilduren jatorrizko legez besteko proposamena

honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoko

aurrean hartu beharreko neurriei buruz elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

kobre oxidoarekin fumigatzearen egokitasunari buruz talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den lopez de arroyabe andreak

arratsalde on guztioi eskerrik asko presidente andrea insignis pinuak orain

insignis pinuak hiltzen ari dira horretan guztiok ados insignis pinuak baliabide ekonomiko bat izan dira baserritar askoentzat horretan guztiok ados orduan

basogintzari buruzko eztabaida oso aberasgarria izan daiteke azken hamarkadako egurgintzak aldaketak eta berrikuntzak behar dituela beste eredu batera

orain da momentua eztabaida emateko baina eztabaida emateko diagnostiko konpartitu batean

diagnostiko konpartitu bat egin beharko genuke foru aldundiekin batera

txosten bat bidali zuen eusko jaurlaritzara txosten horretan gaixotasun serio bat zegoela pinudietan aipatu zen erantzunik ez kasurik ez baina ziurtatu dezakegu gobernuak bi mila hamalauan bazekiela pinuek gaixotasun gogorra zeukatela eta ez zuen ezer egin neurrik ez bost urte pasa dira

bost urte pasa dira eta utzikeria baino ez da ikusten bi mila hemezortziko udan ikusten genuen

zenean bizkaitik batez ere paisaia ez zela berdea marroia zen nik esango nuke ia ia laranja argazki negargarria baina harrigarria batez ere landa eremutik kanpokoentzat

erreakzionatzeko balio izan zuena edo behintzat balio izan beharko zukeena baina ez du balio hemen gaudelako nuestra propuesta es muy sencilla es

eredu desberdinei buruz hitz egiten ari garelako hori argi dago eh bildu prest dago talde baten

egoten baina irtenbideak bilatzea gobernuaren ardura da ez gurea

eta irtenbidea eragile guztiekin adostuta egon behar du hori horrela baldin bada gu prest eztabaida sakon eta ireki batean sartzeko baina begiratu dezagun mesedez aurrera hau aukera paregabea da norabidea aldatzeko eta denontzako aukerak zabaltzeko batetik eredu honek porrot egin duela

bizi iraupenean beharrezkoak eta osagarriak izan dira betidanik hori ezin dugu ukatu baina orain gauzak aldatu dira eta nahiz eta pinuak moztu lehen sektorearen errenta ez da nahikoa bizirik mantentzeko

diru sarrerekin ez da nahikoa izan sektorea mantentzeko mendien kudeaketa berri bat beharrezkoa ikusten dugu baserrietatik bizi direnentzat eta orain arte ezagutu ditugun mendiak bermatzeko eh bildu va apoyar una política agroforestal

arratsalde on guztioi gure taldean kezkatuta gaude

eta baita ere gaude kezkatuta gobernuak eta aldundiek eman duten erantzunarengatik horrexegatik aurkeztu dugu gure legez besteko proposamena pixka bat

pinudien egoera larria da argi eta garbi dakigu hori xingola gorria eta marroiaren gaixotasuna arazo larria dela

dago hori baina aldi berean egurgintzaren egoera ere ez da samurra eta hori ere onartu behar da eta biak bai

egoera larriak direnez eragin ekonomikoak eragin sozialak eta

pentsatzen dugu gobernuak arduraz jokatu behar duela zuhurtziaz jokatu behar duela erantzunak planteatzen dutenean

erantzunak planifikatu hirugarrena erantzunak martxan jarri eta azkenik erantzunak ebaluatu eta gobernu honek kontrakoa egin du lehendabizikoa izan da erantzuna martxan jarri bigarrena da planifikazio faltsu batekin hori estaltzea hirugarrena da

nola dabilen gure irtenbidea eta nola ebaluatu behar dugun bere eraginkortasuna

ondorioak ondo ezagutu behar dira ondo neurtu behar dira eta presaka ibiltzea behin behineko arazo

ikuspegi zabal batekin begiratu behar diogu arazoari eta lopez de arroyabe andreak esan duen bezala ez bakarrik pinudien gaixotasuna baizik eta gure mendien eta gure basoen egoera eta orain arte garatutako

politikak aztertu behar ditugu beste alternatiba batzuk bilatzeko alternatiba eraginkorragoak eta epe

ni sobre el medio ambiente gracias eskerrik asko becerra jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

nada más eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on guztioi bi ekimen ezberdin dira azkenean bat bakarra badira ere izan ere

euskadiko baso politikak gaixotasun bat agertu ondoren gure herriko pinuei

aurretik legebiltzar honek misio berezi gisa duela eusko jaurlaritza eta haren jarduera politikoa kontrolatzea

eskumena dela lurralde historikoen legearen arabera horrek ez du esan nahi ezin dugunik hemen eztabaidatu baina logikoagoa litzateke

hori guztia alde batera utzita gogoratu beharko genuke duela ehun urte baino gehiago aukera ekonomikoak radiata pinua landatu zuela gure mendietan

horrek aldaketa ekarri zuen gure paisaian gure basoan eta erabateko aldaketa gure landa ekonomian izan ere basoen jabetza euskadin esku askotan

asko askotan dagoela norbaitek sekula aurkako sinestarazi nahi izan badu ere ez da latifundista gutxi batzuen jabetza latifundista

lor ditzaketen diru laguntzek badutela zer esanik hor bai administrazioak baso politika egin dezake egin du eta egin ere egiten du landatu beharreko espeziearen arabera diru laguntzak diskriminatuz

patologia edozein delarik kezkagarriena da jabeek mendia abandonatzea eta aldundiek gogor lanean dihardute egoera horri buelta emateko y ahora

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko lopez de arroyabe anderea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak prieto jaunak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna amaitu da eztabaida eta bozketara jarriko dugu

legez besteko jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu eh bildu taldearen jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamena eta azkenik euskal talde popularrak euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dizuet

eusko legebiltzarreko giza eskubideen eta berdintasunaren batzordea

giza eskubideen defendatzaileak babesteko euskal programan bildutako pertsonen egoeraren jarraipena egiteko ordezkaritza baten parte izan zen ordezkaritza horretan hainbat eragile sozial eta instituzionalekin bilerak izan genituen eta horien artean berta cáceresen familiarekin egin zen bilera honetan

hilketaren kasuan ustezko egile intelektualak salatu zituen giza eskubideen defendatzaile baten egoera judiziala jakinarazi ziguten

bultzatu eta babesteari buruz esan bezala honela gerta daiteke agintaritza publiko baten duintasunaren kontrakotzat jo daiteken iritzi bat

modu horretan ahuldu egiten delarik iritzi eta adierazpen askatasuna hori dela eta eusko legebiltzarrak adorea izateko eskatzen dio honduraseko gobernuari

aurrerapausoak eman ditzan eta irtenbide egokiak har ditzan pertsonek difamazio kasuetan balia ditzaketen prozedura zibilen bitartez